gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda elkarrekin podemos arana andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

arratsalde on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea

eskerrik asko arana anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasata

eskerrik asko arratsalde on guztioi emakumeenganako indarkeria sinbolikorik gabeko

hari mutur ezberdinak ditu eta normala da indarkeria sinbolikoak

gutxiespenaz eraso fisiko edo berbalez

presentzia eredu konkretu batzuez eta ausentzia askoz hitz egiten dugu edo hitz egin beharko dugu gaurko egunean eta lortutako

hari mutur hauetako batzuk guztietara ailegatzea denbora eskatuko du baina pixkanaka helduko diogu akordio ona da lortu dugun hau eta azpimarratuko nukeen lehengo puntua lan mahai horren

eta egindako ikerketen emaitzak praktikara eramateko aukera emango digulako hala ere

emakumeen bira zoriontzeko urtetik urtera euskal herriko errepideak emakume kirolariz betetzen dizkigulako

maila altuko emakume txirrindulariak ikusteko aukera izango dugu egun hauetan

euskal herrian hainbatetan txalotu edo azpimarratu izan dugun afizio euskal zalego horri dei egin nahiko nioke beraiek guk

plazerra ematen digula beraiek gure kaleetan gure errepidetan gure zelaietan ikustea eta

gure aletxoa jartzeko proposamen gonbidapena da hemendik egin nahi nuen hau

sentitu behar dutelako babesten ditugula jarraitzen ditugula gertatzen ari zaienaz arduratuta gaudela eta adibidez eider merinok

irribarre eta plazer aurpegi hori ekarri nahiko nuke hona berak ematen digun poztasun eta indar guzti hori guk ere erantzun eta guk ere eman behar diogula

bai istripu larri baten ostean kirolarekin jarraitzeko aukera eta indarra eta kemena izan duelako biran ere parte hartzen ari delako eta lourdes oyarbide ane iriarte mireia muñoz

emakume txirrindulariak aipatu ditut baina bakoitzak bere izen hori dauka bere historia dauka baina tamalez gutariko askok eta nik neuk ere

haietaz haien bizitzetaz haien testuinguruetaz haien kirol profesional ibilbideaz

eta egiten duten esfortzu hori modu egokian erantzuteko guk geuk ere pertsona moduan ere daukagun ardura mahai gainean jarri beharko genuke

lehiaketara bideratutako kirola gizonezkoen espazioa dela adierazten digutela etengabe komunikabideek ekitaldi nagusien agendek azken finean iruditegia osatzen duten kartel eskaintza albisteguzti horiek hedabideetako titularrak eta irudiak

gizonak jokalari titularrak gizonen partida da kirolarena eta emakumeak aulkian geratzea tokatzen zaie ikusle gisa edo ikusiak

azafata animatzaile edo bikotekide ederraren paperean ikuskizunari

ematen lehenago ezagutuko dugu futbolari baten bikotekidea emakume futbolari puntako bat baino esaera batek dioen bezala

baloia zulatuko dugu eta agian iritsi da ordua zulatzeko hemen ez dugu denok jolasten eta are gutxiago antzeko baldintzetan

honako betebeharrak ezartzen ditu kirolaren esparruan lehenak emakume eta gizonen presentzia orekatua kirol erakundeetako eta elkarteetako zuzendaritza organoetan

euskal herri administrazioek neurri egokiak hartu behar dituztela kirol modalitate guztietan emakumeek eta gizonek tratu eta aukera berdintasuna izango dutela bermatzeko eta hirugarrena euskal herria administrazioek emakume nahiz gizonen kirol jarduerak laguntzea

bietako edozeinetan gutxiengoa den kolektiboaren modalitatea sustatzea eta halaber gehitzea ere emakume gehiengoa diren kirol modalitateetako laguntza gaur egun kirolaren esparruak balio rol eta estereotipo sexistak birsortzen dituen eremu garrantzitsua izaten jarraitzen du nagusi eta arana andreak uste dut mahai gainean argazki tristea kezkagarria jarri digula berak aipatutako ideiak ez ditut azpimarratuko uste dut ondo esanak eta geratu direla baina bai azpimarratu nahiko nukeena da berdintasunerako legeak betebeharrak ere bai ezartzen dituela eremu honetan baina tamalez ba betebehar horiek betetzea askotan norberaren borondatearen eta ba zuzendaritza postuetan egon daitezkeen pertsonen sentsibilitateren

eta aurrerapausoak eman dira bai eragile batzuen sentsibilitate eta borondateagatik adierazi bezala

legeak motor lan hori egiten jarraitu beharko luke aurrerapausoak isolatuak izan ez daitezen jarraikortasuna izan dezaten

honetan inplikatutako elkarteak eta instituzioak lanean jarriko direlako

diegu adibidez ere hainbat kirol epailek jasan behar izan dituzten eraso homofobo edo matxistak azpimarratuko nituzke kasu honetan ere bai eta berebizikoa da urratsak ematea kanpainak antolatzea kirola sustatzea oraindik ere baina esan bezala dagoeneko

eta hauen lana baloratzea dagokigu eta bide honetan ba urratsak eman dituzten talde batzuk datozkit burura bera bera edo athletic bezala

bidean urratsak eman dituztelako baldintzak parekatzerako bidean urratsak ematen ari delako eta honek erakutsi du emaitzak ematen dituela kirolarien

mailaz igotzeko puntako guneetan egoteko aukera ematen duela beraz ba gure esku asko dago egiteko asko daukagu kirola sustatzeko kirolariak hauspotzeko

kirolean parekidetasunean urratsak emateko jarrai dezagun ba eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu anderea lehendakari

arratsalde on tristea izan arren egia da emakumeok diskriminazioa pairatzen jarraitzen dugu diskriminazioa sufritzen dugu gizarteko

baina bereziki kirol munduan gai hori daukagu gaur eztabaidagai elkarrekin podemosen eskutik datorkigu legez besteko proposamen hau

arrazoia ematen dizut etxebarrieta andrea guk ere

eskaini diogu ekipoaren aurkezpenean eta pena hartu dugu biran lourdes oyarbidek

jaurlaritzak lanean jarraitzen dute desberdintasunarekin amaitzeko

dagokigu gure eremu guztietan pertsonaletan eta profesionaletan jaurlaritza berdintasunaren alde lanean ari da eta gure egitekoa ez da bakarrik

baita jaurlaritzak eta erakundeek gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunerako politikak sortzen mantentzen eta indartzen insisto

erantzunen txandan norbaitek parte hartu nahi du ez

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bildu eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

hezkuntza itunak benetako kostuari egokitzeko igotzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria zabala anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok gaurko osoko bilkura hau bukatzen dugu euskal talde popularreko legebiltzarkideek hezkuntza itunak benetako kostuari egokitzeko

legez besteko proposamen honekin hain zuzen ere legez besteko proposamen honek argi eta garbi adierazten du ganbara honetako alderdi guztiek ez dutela hezkuntza euskal hezkuntza sistemaren ardatz gisa ikusten zoritxarrez esan behar dizuet ez nagoela harritzen baina bai kezkatzen nauela

dagoen alde positiboa atera daitekeela pentsatzen dudanez nire begirada baikorra gune horretan ipiniko dut hain zuzen ere ona da proposamen honek ideiak konpartitzeko aukera ematen digulako baita aukera ere

bakoitzak zer ulertzen duen zerbitzu publikoaz osagarritasunez zentro aukeratzeko askatasunaz

kontzeptu hauek zerbitzu publikoa osagarritasuna zentro aukeratzeko askatasuna funtsezkoak dira hezkuntza sare

hitz egiten denean hau da sare publikoa sare pribatua eta itunpeko

hasteko garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea guretzat hezkuntza zerbitzu publikoa dela eta haren amaierako bermatzailea estatua dela horregatik hezkuntza guztien ongizaterako bermatzailea estatua dela horregatik hezkuntza guztien ongizaterako zerbitzu moduan ulertzen dugu

eskaintza eskariaren legearen mende ez luke egon beharrik halaber euskal hezkuntza sistemaren ardatz izango den hezkuntza publikoaren alde egiten dugu beraz guretzat berdintasunezko ekitatiboa eta

izan beharko litzateke hau guztia esan ondoren nire galdera da denok ados al gaude

hezkuntzarako eskubidea benetan berma dezakeen aukera bakarra argi eta garbi esango dizuet iruditzen zaidala ezetz are gehiago hezkuntza itunen inbertsioa igotzeko eskatzen jarraitzen denean

baita aurrekontu batzuk onartzen direnean non diru publikoa aukera pribatuetara bideratzeko ematen denean filosofia horrekin ez dugu hezkuntza ekitatiboa bermatzen desberdintasun sozialak areagotzen baizik guk oso garbi ikusten dugu

hezkuntza publikoa finantzatu behar dela hau dena

egin behar dugu hau da euskadin anormaltasun normalizatu baten aurrean gaudela esan dezakegu

besteak beste euskadik hezkuntza pribatuari diru laguntza gehien ematen dion europako lurraldeetako bat dela lehenengoa belgika da

hirugarrengo herrialdea espainia da hau da hezkuntza sare guztiak publikoa pribatua eta itunpekoa osagarriak direla esaten digutenean

eta gainera kasu askotan desberdintasun horiek segregazioa eragiten dute sintoma horrek argi adierazten digu egoera horretan zerbait edo zerbait baino gehiago ez duela ondo funtzionatzen ari gainera ikerketak aztertzen baditugu ikusten duguna da segregazioaren atzetik familien indize sozio ekonomikoa dagoela

hezkuntza sistema bat edukitzea non ehuneko berrogeita hamabi koma bat sare publikoa da eta ehuneko berrogeita zortzi koma bat

sarea denean ez dela osagarritasuna oreka baizik baina benetan kezkagarriena dena da

dagoela hau da hezkuntza ituna erantzuten duela irakaskuntzarako askatasun printzipio

konstituzional gisa eta guk erabakitzen dugunean

izan beharko litzateke eta hori ziurtatuta dago estatuak bermatu behar duena da hezkuntza berdintasuna neutroa laikoa

urrun egotea eta printzipio horiek guztiak bakarrik hezkuntza publikoak

euskadin orain dela hogeita hamar urte baino gehiago bizi zen egoeraz hausnarketa bat egitea gustatuko litzaidake eta hausnarketa hori

garai horretan bizi zen errealitatearekin batera

euskadin zentro publikoen beharra zegoen eta horrek eraman zuen zentro pribatuetan unitate batzuk kontzertatzea

eskaintza publikoa baino askoz handiagoa zelako beraz hezkuntza itunak jaio ziren helburu bakar batekin eskola publikoa

ez zen tokietara itunpeko unitate batzuk iristea baina noski behin sare publikoa zabaldu eta eskolaratzeko eskari guztietara iritsiz gero hezkuntza itunak beharrezkoak izateari utziko zioten baina hiru hamarkada pasa ondoren

handitzen doaz eta egun bi mila hamazazpiko maiatzaren hemezortzian eztabaidatzen ari gara legez besteko proposamen hau hezkuntza itunak

igotzeari buruzkoa eta guk esaten duguna da ikastetxea erabakitzeko eduki behar dugula bai noski baina norentzat zeren erabakitzeko askatasuna denontzat izan beharko litzateke orain bai benetan ikastetxea aukeratzeko askatasuna ba ahal dago elkarrekin podemosen

iruditzen zaigu baliabide ekonomiko eta kultural gutxiago dituztenak administraziotik

geratzen direla eta baliabideak gehien dituztenek ordea askatasunez

hezkuntza publikoan batez ere ingresu baxuak

eta kanpotik etorritako ikasleak kontzentratzen direla zentzu honetan argi utzi nahi dugu

erabakitzeko askatasunaren argudioa ezin daitekeela segregazioa sortzeko koartadarik izan azken batean hezkuntza publikoa diruz lagundutako hezkuntza pribatuaren edo

subsidiarioa bihurtzea eta gure hezkuntza sistema

isla izatea guretzat onartezina delako horregatik alderdi popularrak hezkuntza itunak

proposamenaren aurka bozkatuko dugu eta gobernuari eskatzen diogu euskal hezkuntza publikoaren finantzaketa

gain hezkuntza plangintzako premiei erantzuten ez dieten ikastetxeen

berez hezkuntza esan dugun bezala diru publikoarekin hezkuntza publikoa finantzatu behar delako eta noski berriro azterketa sakon bat egin beharko genuke orain dela hogeita hamar urte zegoen egoera ez delako

aipatzeko ere edo goraipatu beharko nuke bere garaian ikastolek egindako lana benetan aipatzekoa delako

berreskuratzeko egin zuten lanagatik zorionez egun daukagu daukagun hezkuntza eskerrik asko zabala andrea
euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi talde popularrak aurkeztutako legez besteko proposamen honek mahai gainean jartzen ditu bi elementu batetik

gure hezkuntza sistemaren definizioa eta bestetik hezkuntza itunen egokipena biek lotura eta erlazio handia dutela uste dugu gure sistema anitza delako

bere definizioan kontuan hartu behar dugulako bai sare publikoa zein itunpekoa eta nola ez bakoitzari dagokion finantzazioa

horregatik guretzako hezkuntza sistema globala da

eta itunpekoa osatzen dira euskal familiek hezkuntza zentroa askatasunez aukeratzeko duten eskubideari erantzuteko para el partido nacionalista vasco las

bukatzeko edo amaitzeko bestalde

legez besteko proposamenean eta bide horretan dagoen kalitatezko eskola inklusiboa zuzen eta berritzaile baten aldeko apustua egiten

dago eta horregatik hezkuntza itunek bere garrantzia handia dute gure taldearen ustez jarraitu behar dugu hezkuntza itunak egokitzen eta horren inguruan sakontzen

azpimarratu nahi nuke honen inguruan gobernu kontseiluak bi mila bederatziko otsailaren hiruan izandako bilkuran onartutakoarekin bat egin behar dugula uste dugulako

azaldu dudan guztiagatik gure taldeak euskal sozialistekin adostutako osoko zuzenketa babestuko du bertan gure hezkuntza lege propioaren garrantzia aldarrikatzen dugu eta baita jaurlaritzari eskatzen diogu jarrai dezala itunak edukitzen eta horren inguruan sakontzen eta besterik gabe eskerrik asko

eskerrik asko álvarez jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

zalantzan jarri nahi alderdi popularrak eztabaida hau hona ekarri izana asko eskertzen dizut eztabaida hau hona ekartzea baina ez dakit benetan bilatzen zenuelako

edota zure taldeari ez zitzaiolako beste legez bestekorik geratzen eztabaidarako eta hala balitz tristea litzateke zeren eskuartean dugun gaia oso serioa da

ari gara diru publikoaren kudeaketaz eta kudeaketa hori mimo handiz berme guztiekin kudeatu beharko

bezala ahalik eta onura sozialik handiena ateratzeko gardentasunez kontrolerako mekanismoekin argi eta garbi jasoaz

eta hezkuntza arloan zer esanik ez hezkuntza delako herri batek

inbertsio hoberena arrazoi askorengatik hezkuntza delako herri baten gizarte baten bermea aurrera egiteko aitzindari izateko

herritarren arteko hemen oso ondo aipatu den bezala desberdintasun sozial ekonomiko kulturalak gutxitzeko orekatzeko alegia aukera berdintasuna

herritar jantziak kritikoak sortzaileak bilatzea izan beharko luke horrela bermea izango duelako herri bezala aurrera egingo duela eta eremu guztietan hoberenak izango dituela arlo hori gidatzeko eta gizarte batentzat gaixotasunik epidemiarik larrienari alegia gizarte arrakalari aurre egiteko kapital zutabe funtsezkoa izango luke

beraz hezkuntza betetzen duen funtzioa ez da gauerdiko

baina zoritxarrez azken urte hauetan ikusi duguna da hezkuntza

kontsideratu dela eta bi mila bederatzitik

ari da oraindik ere ez gara iritsi bi mila bederatziko inbertsio mailara guk oso argi dugu dena ez dela inbertsioa

nola inbertitzen den zertarako inbertitzen den

eaeko hezkuntza sailak orain arteko inbertsioa bideratzeko antolakuntza kudeaketa eredua aldatu behar duela orain artekoak

ez du balio eta gaurko eztabaida horren isla da berriro ere korapiloan

guztiok café para todos bezala ezagutzen dugun kudeaketa inbertsioa igotzea beharrezkoa da baina erronkei proiektuei beharrei ezaugarriei helburuei lotuta ez delako berdina barakaldon ikastetxe batetan hogeita bi

toki batetan hezkuntza proiektu bat garatzea edo

dagoen auzo batetan proiektua garatzea edo herri txiki batetan

eta benetan gure inbertsioa horretara bideratuta egon beharko litzateke hainbat proposamen ekarri ditugu legegintzaldi hasieratik hona gai honi heltzeko

eredua gainditzeko diagnostiko bat eskatzen genuen adierazleen baitan ikastetxe ahulenetik hasita adierazle batzuetan inbertitzeko eta beti ezezkoa eman zaigu

irizpide amankomun batzuk baina gero goazen ikustera toki bakoitzean kalitatezko hezkuntza proiektua garatzeko nola bideratzen dugun inbertsioa

izan behar dira eta kontrol mekanismoak betearazi gaur egun ez dena gertatzen

ere bai gaur egun ez dena gertatzen zoritxarrez ikastetxeen autonomia betebeharren kulturarekin eta konpromisoarekin uztartu

guzti hau ikastetxe guztientzat titulartasuna dena delarik ikastetxe guztiek dagokien funtzioa bete behar dute ez dutela betetzen ba finantzaziorik ez baina bete beharra dago

pentsatzen dut ez dagoela azaldu beharrik sistema publikoa hezkuntza

hezkuntza sistemaren ardatz izan beharko lukeela pentsatzen dut hori ez dagoela azaldu beharrik horrek ez du kentzen sistema publikoaren

garai berrietara egokitutako aldaketarik hobekuntzarik egin beharko ez litzatekeenik esan beharra ez dagoen bezala

beharrezkoak ditugula beharrezkoak ditugu bestelako titulartasuna duten ikastetxeak ere eta hauek administrazioak ezarritako helburuak proiektuak betez geroz finantzazio publikoa

beteaz baina errealitate gordina da ere hezkuntza sistemaren errealitate konplexua bitarteko

bestetik murrizketen ondorioak ere garai berrietara egokitzeko eta aurre hartzeko

izugarrizko lehia eta korapiloa sortzeaz gain areagotzen joan dela azken urteetan eta hori gizarte bezala ezin dugu permititu luxu bat da benetan sakon

beharko genuke eta etorkizunera begirako erantzunak bilatu beharrean gaude gure hezkuntza sistemaren hobe beharrez baina bereziki gure herriaren onurarako eskola publikoaren alde egoteak ez duelako automatikoki itunpekoaren kontra egotea esan nahi eta alderantziz

abiatu behar dela baina iraganetik ere ikasi behar dugu eta iraganean gaizki egindakoak ere kontutan hartu behar dugu

guztiok egin behar dugu aurrera eta ezin garena da mokoka aritu elkar gutxiesten egon etengabe

funtzioak definitu behar ditugu beharrezkoa da eta horren araberako finantzazioa egokitu baina gardentasun osoz joko arau argiekin eta arauak errespetatuz nik pentsatzen dut guztiok eskertuko dugula horregatik lehentasun bat da korapilo hau ere askatzea korapilo asko ditugu baina hau ere askatu behar dugu baina guda batean sartu gabe hori bai ezin duguna da finantzazioaren korapiloa askatzeko oinarriak gure printzipioak irentsi ez lehenengo zer hezkuntza eredu nahi dugu ezarri behar ditugu gure oinarriak gure printzipioak eta horren araberako finantzazioa ezarri behar dugu baina ez alderantziz

gehiegi sinplifikatu dugula eztabaida eta orain arte eztabaida hau ere guk mahai gainean jarri dugu eta proposamenak ekarri dugu benetan ikuspegi integral batetatik heltzeko eta begirada ere

mugatu frantzia edo espainiara frantzia eta espainiako

ertamerikako eskola komunitarioak edo finlandiakoak edo holandakoak hor mila eredu egon daitezke eta guk gurea eraiki beharko dugu

eroriaz eta iruditzen zait horretarako parada izan daitekeela

arazo bat daukagu gobernua ze planteatzen digu legea ekartzen dugu beste arazo bat

legea ez da gauza guztien soluzioa eta irtenbidea

marko bat da eta marko horren baitan politikak zehaztu behar dira eta korapiloei heldu behar zaie eta erronkei heldu behar zaie lege batek ez du dena soluzionatzen

ez da soluzioa ez da irtenbidea akordioak edukia eduki behar du eta eduki horren baitan akordio ona izango da txarra izango da erdipurdikoa izango da eta legea gauza bera hemen badirudi matrikulazioaz hitz egiten dugula legea finantziazioaz hitz egiten dugula legea etorkinez hitz egiten dugula legea hori badakizue zer da patadón eta aurrera soluzioak finantzazioaz hitz egiten dugula legea etorkinez hitz egiten dugula legea hori badakizue zer den eta aurrera soluzioak soluzioei aurre egin beharrean eta erantzunak bilatu beharrean eta benetan legean sinesten bada eta benetan sinesten badugu hitzarmen eta akordio bat behar dugula

eta hasi behar dira gai honen inguruan hitz egiten

legea badirudi legea edabe magikoa bilakatu dela

legea finantzazioan arazoa daukagula tori edabe magikoa eta bitartean mundu guztia haserre haserre eta arazoak hor

eta gure hezkuntza sistema atzeraka eta ez aurreraka urteetan gure komunitateak eraiki duena suntsituz beraz ibilbide luzea aurretik
daukaguna eskerrik asko ubera anderea

arratsalde on berriro bakarrik erantzuteko bengoechea andrea

komentatu duzu eta joan besterik ez daukazu adibidez

orain dela gutxi bisita bat egin genuen eta hor kontzentratuta daude ikasle mota batzuk batez ere kanpotik etorritakoak

nonbaiten edo irunen zehatz mehats baina

herri askotan ikastetxe askotan hori gertatu egiten da

zarauzko orokieta ikastetxe publikoa dago

ez doaz toki horretara eta jaio ziren momentutik nire senarrari esan nion sentitzen dut baina nik ikastetxe horretara

eta zoritxarrez herri honetan ikastetxe publiko asko daude

hausnarketa bat egin beharko genuke gero beste

pribatu ikastetxe pribatuei buruz ba ikastetxe pribatuak ere egon badaude gutxi batzuk

bai gustatuko litzaidake komentatzea ikastetxea hautatzea eskubide bat dela eta hautatzeko askatasuna

askatasun hori aldarrikatu egiten dugu baina ezkutatu egiten da askotan gizarte

nahia hau da ikastetxe hautatzeko askatasuna aldarrikatuz ezkutatu nahi dena da

gizarte nahasketarik nahi ez dutenak ez dutelako beren seme alabak

nahastuta hezitzea hori esanda amaitzeko ere gustatuko litzaidake esatea arazo honi behingoz irtenbide bat denon artean eman beharko diogula eta ez da

egon edo ez egon baina argi dago legealdi honetan dauzkagun mahai gainean ditugun egoera guztiak

eta ahal baldin bada euskal eskola publikoaren legea berritu egin beharko dugula ituna

laurogeita hamairukoa denez bada garaia berriro aztertzeko berriro egun ditugun errealitate desberdinak mahai gainean ipintzeko eta lehen komentatu den bezala café para todos ezin da izan zeren egoera bakoitzak dauka

eta espezifititate horretan tratatua

eta soluzio guztiak ez dira berdinak izango herri txiki batekoa izan edo hiriburu handi batekoa izan edo populazioa ez dakit nongoa izan orain dela gutxi aipatu dugu barakaldoko

hogeita bi nazioarteko desberdinak zeuden

non holako gertaerak ikusi egiten ditugula eta berez irtenbide egoki bat eman beharko diogu zeren

herri batek hezkuntzan inbertitzen duen herri batek

aurrera egingo du nahita nahiez edozein egoera baten aurrean eta guk gure aldetik behintzat nahi duguna da hori herri

behar bezalako inbertsioa ipintzea eta batez ere hasieratik esan dudana eskola publikoa ardatz

eta eskola publikoaren defentsa ez du esan nahi itunpeko ikastetxeak ez ditugula edo ikastetxe horien kontra

are gutxiago oreka bat lortu behar da baina noski finantzazio publikoarekin

eskerrik asko zabala andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza desde el escaño

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria álvarez jauna zurea da hitza

jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

arazo eta erronka ditugu esku artean aniztasunaren trataera bekak testuliburuen programa solidarioa inbertsioa plantilla jubilazioa ordezkapenak eskola mapa matrikulazioa luze jarrai dezaket ez dakit benetan

edo ez ez dakit ez dakit legea aitzakia bezala erabiltzen duzuen aipatu ditudan

ez dakit dakidan bakarra da arazoak pilatzen ari direla premia urgentzia bat daukagula ez bakarrik eskola bezala gizarte bezala eta arazo horiei heldu egin behar zaiela eta etorkizuneko erronkei heldu egin behar zaiela

lege proiektua baldin bada bidea arazo guzti horiei erronka guzti horiei heltzeko

arazoa konpontzen eta erronkei heltzen mesedez bakarrik hori eskatzen dizuet baina berriro erronka baten aurrean arazo baten aurrean ez jarri edabe magiko bezala legea

ekarri eta has gaitezen eztabaidan ea horrela ditugun erronka eta arazo guztiei

eta hezkuntza komunitateari erantzunak emateko gai den besterik ez eskerrik asko ubera

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hamazazpi contra bederatzi abstentzio beraz